egunon guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu
mesedez bakoitza bere ser lekuetan eser de diña

galdera alex etxeberria aranburu euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina batgarren más g más b politikak ebaluatzeko sistemari buruz etxebarria jauna zure da hitza

mesedez isiltasuna lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi

garapena eta berrikuntzaren aldeko apustuak jeltzaleok betidanik bultzatu

izan da egon garen instituzioetan egon beti bultzatu izan duguna horrela azken hogeita hamar urteetan apustu hori mantendu dugu

bultzatu behar dela sinesten dugulako eta bultzatuz gain gauzatzeko ere ezinbestekoa delako eta horrela sinesten dugulako

oinarritua behar duelako eta geure indarrak sendotzeko ezinbestekoak direlako berrikuntza garapena eta ikerketa orain gaur euskal erakunde denak baliabide murrizketa handi baten aurrean aurkitzen dira

modernitatearen aldeko apustua etengabeko hobekuntzaren aldeko

jarraitzeko apustua ezinbestekoak direla otsailean sailburuak

euskal zientzia eta teknologiaren sarearen inguruan zituen asmoak esplikatu zenituen

aurkezten zuten ebaluazio prozesu bat etengabeko hobekuntza prozesu guztietan ezinbestekoa den bezala beraz hori da gure galdera zein dira zure sailak ebaluazio prozesu horretan

emango dituen pausu zehatzak eskerrik asko eskerrik asko etxeberria jauna jaurlaritzaren ordezkariak tapia andereak dauka hitza eskerrik asko presidente anderea lehendakariak sailburuok

apustua funtsezkoa izan da esan duzun bezala gure garapen ekonomikoan eta azken hogeita hamar urteetan

zientzia teknologikoa eta garapena sendotzeko gainera

jo dute gure sistema behin eta berriz aztertu duten adituen txostenetan agertzen den bezala apustu hori indartzea ezinbestekoa da eta jarraitzea

gure lana borondate argia eta irmoa dugu baina jakintza hori une honetan industriara eta gure gizartera pasatzea

jakin behar dugu aplikazioa nolakoa izan den eta guzti hori aztertu beharra dago para seguir avanzando en la mejora

eragile guztion artean sistema bat garatu beharra dago non adierazleak eta xedeak finkatzen diren eta behin eta berriz aldian aldian berraztertzen diren eta ebaluatzen diren gizarte osorako balioa sortzen eraginkorrak direla frogatu behar dugu horretarako prozesu parte hartzaile bat hasi dugu dagoeneko

monitorizazioa eta ebaluazioa egiteko eta horren ondorioz hobekuntzak sartzeko bigarrenik politika publikoen ebaluazioa izango da

eragina non jarraipen teknikoa egin behar da merkatura nola pasatzen diren eta ekonomikoki noski azterketa egin behar da baina azterketa eta monitorizazio hori

epe laburrera zer eragin izan duen gure merkatuan eta gure

baina monitorizazioa egiteko ebaluaketa egiteko erabiliko ditugu bai euskal politikan eta baita ere europan adierazgarriak diren eta erabiltzen diren adierazleak alde batetik zientzia teknika eta berrikuntza planean agertzen direnak baina baita ere innovation union scoreboard panelean agertzen diren ezaugarriak

gure programak aztertzeko monitorizazio sistema martxan dago

neure lekutik sailburuari eskerrak emateko bere erantzunagatik eskerrik asko

jaurlaritzaren ordezkariak du hitza eskerrik asko bakarrik aipatzeko
une honetan bai eragileekin ari garen prozesua eta baita ere ebaluaketa sistema gure programena spri ketan ari garena egiten

honetara ekarriko dudala zuek jakitun izateko eta baita ere zuen ekarpenak jasotzeko mila esker eskerrik asko tapia andrea
gai zerrendako bigarren puntua galdera xabier isasi balanzategi eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

erakundeen zati bat enpresa txiki eta ertainen finantzaziorako bideratzeko plana bertan behera geratu ostean jaurlaritzak ze asmo duen ezagutzeko isasi jauna zurea da hitza

lehendakari jauna legebiltzarkideak

gaur betetzen dira laurogeita hamar egun lehendakari izendatu zinenetik

gutxienen gobernua eratzea erabaki zenuten hori horrela gobernagarritasuna akordioan baitakoa da geometria aldagarrien araberakoa alegia

ez du emaitza erakusgarririk ekarri confebask

ekainean borondatezko gizarte aurrikuspeneko erakundean bildutako diruak erabiltzea finantzaziorako ideia horri

langileen dirua erabiltzeko arrisku handiegia eta sindikatuen babes falta zirela alde batetik arrisku maila murrizteko biderik ez zegoela bestetik

aurrikuspeneko erakundearen ekarpenekin finantzatu nahi zenituen proiektuak ze

eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna jaurlaritzaren ordezkaria lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok egun on guztioi gaurkoan ere isasi jauna zure baimenarekin legebiltzar honetan bertan agertu nuen konpromezuaren berri irakurriko dizut berriro ere

industriak merkataritzak autonomoek martxan jarrai dezaten jaurlaritzak bere indar guztia jarriko du horrela izan dadin hau da gure konpromezua eta bete egingo dugu isasi jauna bete egingo dugu

gauza bat eskatzen dut bakarrik jar dezagun arreta jarri behar dugun tokian jaurlaritzak ahal duen diru iturri guztiak bilatu arakatu eta landuko ditu

ahal ditugun guztiak berriz diot eta ez nuke zuk diozun bezala esango isasi jauna hau bideratzeko planik bertan behera geratu denik ez nuke

arreta beraz jaurlaritzaren aldetik autonomoetan merkatarietan enpresa txiki eta ertainetan daukagu jarrita eta finantziaketa eskatzen digute aldarrikatu egiten digute eta finantziaketa eskainiko dugu eskainiko dugu urteko lehen hiru hilabeteetan egingo genuela esan genuen

eta bete egingo dugu urteko lehenengo hiru hilabeteetan aipatutako egoera horri erantzun egokia eta zuzena eskainiko digu datorren asteartean

berriro ere hitza eskerrik asko

dirua egon badago besteak beste abiadura handiko trena

herrialdeetan dirua badago eta sindikatuak haserre izan dira enpresa askok

mailegu bila eta lortu ez eta hara non orain eusko jaurlaritzak dirua aurreratu daitekeela obrak handi horiek egiteko

enpleguaren galera etetea da atzo kasualidadez korrika abiatu izan zen

dakizuenez egoera larrian dagoen hizkuntza baten aldeko

adierazteko krisialdietan nola jokatu behar den dakizuenez lekuko baten atzetik ibiltzen da tropelean esklusiorik gabe bazterketarik gabe

korrika egiten du euskararen egoera kasu honetan

krisialdi honetan antzeko zerbait beharko genuke denok korrika egin behar dugu egia da baina behar dugu

hobe legoke kutxabank en atalburuan jarriko balitz eman elkarri

dirua partitzeko kutxabank eta gainontzeko entitate finantzieroak

egoera zailean dauden enpresak eta batez ere pertsonen egoera hobe ahal izateko eman elkarri gure enplegua hobetzeko eta gogoratu lekukoa eramaten duenaren atzean beti tropela ibiltzen da eta garai batean jartzen zen

beste lelo bat bazegoen zure atzetik gatoz eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna eta amaitzeko lehendakariak dauka hitza

isasi jauna berriro diot gurea arreta jaurlaritzarena eta nirea ere egon behar den lekuan dagoela

berriz diot egoera bati irtenbide bat emateko aukera dugu eta

ez guri guk bakarrik planteamendu bat egin diegu

baldintza berdinetan euskadin bertan egitea erantzuna beraiei dagokie

beraiek jakingo dute zer ulertu duten zer erabaki eta zer egingo duten hori bai erantzuten duten bitartean finantzaketa

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina

kostuei buruz roncal anderea zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu anderea

roncal anderea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria darpón jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok lehendakari jauna egun on guztioi

zure galderan argi esaten duzu zuk ibarretxeren gobernuaren proiektua da hau

esaten duelako badirudi publikoaren arabera proiektu honen aitatasuna leku batetik bestera doala

después de toda la legislatura eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera
antonio basagoiti pastor euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina etaren amaieraren aurrean sortutako nazioarteko txostengileen foroei buruz

eskerrik asko presidente andrea señor lehendakari

eskerrik asko basagoiti jauna jaurlaritzaren ordezkaria lehendakari jauna zurea da hitza

iragan horren balorazio kritikoa egitea proposatu egin dut lehendakari gisa hori nahi dudalako beharrezkoa delako ezinbestekoa delako basagoiti jauna nire ustez

batengatik elkarbizitza eraiki behar dugulako elkarrekin bizi behar dugulako aurrez aurre begiratuz eta ez

aukera hori daukagu hemen daukagu aurrez aurre eta aukera hori erabili egin behar dugu zergatik ez zergatik ez hori da nire galdera eta nik lehendakari gisa basagoiti jauna bide hori egin nahi dudala diot

legebiltzar honek hartutako erabakien printzipioen oinarrituz

eskerrik asko lehendakari jauna jarraian basagoiti jaunak dauka hitza

eskerrik basagoiti jauna jaurlaritzaren ordezkaria lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bostgarren puntua
gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina murrizketa sozialak eragozteko erabaki politikoei buruz maneiro jauna zurea da hitza

antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina europako funtsen erabilera okerrari buruz damborenea jauna

eskerrik asko damborenea jauna erantzuteko lehendakariak dauka hitza

damborenea jauna arrazoia duzu diru gehiegirik ez daukagu jaurlaritza honetan behintzat aurtengoz inbertsio berriak egiteko eta hara irudikatzen da edo islatzen da aurrekontuen egitasmoan

interpelazioaren kontestua aurkeztea zerbait egin duzu baina niri ere

hori egitea duela hamabost urte gertatutako gai baten inguruan ari gara eta beraz ondo baderitzozu momentu hartatik hona egindakoaren berri emango dut ondoren etorkizunari begiratuko diogu hau da hartu diren eta hartu beharko diren neurriei buruz arituko gara eskatu didazun bezala arazo hau arazo bera

ere gertatu egin da valentzian andaluzian eta euskadin eman egin da eta hiru lurraldeetan prozedimentu bera jarraitu egin da damborenea jauna are gehiago

bateratu bat jarraitu egin da estatuko administrazio orokorrarekin batera estatuko administrazio orokorrarekin batera

la del conjunto de las administraciones públicas eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna jarraian damborenea jaunak dauka hitza

lehendakariak dauka hitza señor damborenea creo que he

gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

gracias eskerrik asko maneiro jauna jaurlaritzaren ordezkaria lehendakari jauna zurea da hitza

maneiro jauna hasteko eta behin

ondo dakizuna konfirmatuko egin dizut berriro ere

egoera zaila da benetan oso zaila bai hau ez da nobedade bat hau ez da berri bat eta orain esango dizudana gure esku dugun neurri guztiak edo ditugun neurri guztiak hartuko ditugu egoera honetatik ateratzeko

beraz maneiro jauna ez dut nahi arazoa ekiditu ez aurre egiten diet arazoei baina egoera ezagutzen dugu eta helburu honi aurre egingo diogu

neurri zehatzak planteatu egin ditu neurri horietako batzuk dagoeneko hartuak izan dira hartu egin dira besteak datozen hilabeteotan hartuko dira

baina euskadirentzako hoberena bilbao exhibition centre batekin kontatzea da beraz azpiegitura hau mantendu eta defendituko dugu era berean

hobetu egingo dugu bizkaiko foru aldundiarekin batera eta proiektu honetan parte hartzen duten eragile publiko eta pribatu guztiekin batera eskerrik asko

gracias lehendakari eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko

maneiro jauna ideia nagusia errepikatu egingo dut gobernuak errealitatearen berri

egoera zaila dela jakin badakigu eta gure konpromisoa partaide guztiekin elkarlanean egoera honi irtenbide bat eskaintzea da

euskadiren etorkizunerako azpiegitura garrantzitsua da eta

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera iñaki oyarzabal de miguel euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

errepublika islamikoaren enbaxadoreari egindako harrera ofizialari buruz

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok oyarzabal jauna galderari galdera bat

zure iritzia zure alderdiarena baldin bada nola onartzen duzue iranek espainian enbaxada bat edukitzea

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna oyarzabal jauna zurea da hitza

lehendakari jauna zurea da hitza señor

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera vicente reyes martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

iragarritako funtsari buruz reyes jauna zurea da hitza

lehendakari jauna zurea da hitza legebiltzarburu anderea legebilzarkide jaun andreok

de euskal herria bildu eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna reyes

no tiene que inventar nada eskerrik asko reyes jauna erantzuteko lehendakariak dauka hitza

da garrantzitsua gobernuak lantalde bat jarri du martxan eskari honi erantzuteko eta epe bat agindu genuen eta bete egingo dugu reyes jauna gobernuaren kriterioa hori da eskakizun garrantzitsuei ahal duen neurrian erantzun bat eskaintzea señor reyes en su

hezkuntzaren kalitatea hobetzeko legea geldiarazi beharrari buruz celaá andrea

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria lehendakari jauna zurea da hitza legebiltzarburu andrea legebiltzarkideak

eta kezkarekin bat natorrela ondo baino hobeto dakizu eta bat dator lehendakaria bat dator sailburua eta bat dator gobernu osoa ere bai bat dator baita gure taldea ere bai

zuk egindako adierazpen horrekin bat gatoz eta horregatik eman genion aldeko botoa legebiltzarrean gauzatu egin zenean señora celaá sabe usted que estamos

del mandato de este parlamento eskerrik asko lehendakari jauna celaá andrea zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá andrea erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

formulei buruz roncal andrea zurea da hitza muchas gracias señora presidenta señor lehendakari

eskerrik asko roncal andrea jaurlaritzaren ordezkariak lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzar buru andre legebiltzarkideok gobernu honek argi eta garbi azaldu du gai honen inguruko iritzia roncal andrea

gaude erabaki honen alde ez dugu horrelako erabakirik planteatu eta ez ditugu planteatuko ere

hau alderdi sozialistaren politika dela gaur alderdi sozialista politika hau kudeatzen ari delako hau kudeatzen ari delako alderdi sozialista

zeintzuk izango diren gure planteamenduak legebiltzar honetan hartutako erabakiak jarraitzen nahikoa beharko luke

ere eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna roncal andrea

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria lehendakari jauna zurea da hitza

y ahora pido que seamos prudentes eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamabigarren puntua

daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak herri administrazio eta justiziako sailburuari egina administrazioaren funtzio publikoaren mahai orokorrean

jauna egun on sailburuak eta egun on eta eskerrik asko ere pleno hau egitea posible egiten duten langile guztiei

gobernu kontseiluak sektore publikoko langileen lanaldia handitzen duen dekretua onartu zuen negoziazio barik negoziatu barik eta espainia mailan alderdi popularrak egiten duen bezalaxe

sektore publikoko langileei euren lanaldia handitzea inposatu zenieten politika pertsonei begira jartzen omen duen gobernuak

izen eta abizenekin eragiten duen murrizketak zizkien era horretan euren lan baldintzak kaskartuz eta interpelazio hau sartu dugu euskal herria bildutik jakin nahi dugulako zeintzuk izan diren eusko alderdi jeltzalearen gobernuak

neurri hau era honetan inposatzeko guretzako hamaika arrazoi ezberdin daudelako erabaki hau ez hartzeko

hogeita hamabost orduko lorpen soziala bertan behera geratzen delako

beste barik dekretuen bidez negoziazio soziala eta politiko barik eta dekretu baten bitartez esan dudan bezalaxe herri honetan

garrantzitsuenetariko bat bertan behera utziz lana banatzea suposatzen zuen lorpen soziala

urtean administrazioaren mahai orokorrean lortutako akordio zabal historikoa eta zuena da meritua erkoreka jauna zurea eta lehendakariarena oraindik gaur egun gobernuan

eta historiara pasatuko zarete herri honetan

ezabatzeagatik bigarrenez hau ez da hogeita bi ordu eta erdiko inguruan eztabaida bat hau ez da soilik mila bostehun eta laurogeita hamabi orduko urteko lanalditik

urteko lanaldira pasatuko direla sektore publikoko langileak eztabaida nagusia da berriro ere behin eta berriz norabide okerrean ari zaretela neurriak hartzen eta ari zaretela diot zuek eta estatu espainoleko gobernuak ere azken finean

nahiz eta azalean ezberdinak izan sakonean norabide berdinean

alegia krisia sortu ez dutenei krisiaren ondorioak ordaintzearaztea

zer nolako eragina eduki duten langileen lan eskubideek merkatuetan egon den espekulazio finantzieroa

baina krisiaren aitzakiarekin neurri latzenak eurek ordaindu behar dituzte eta neurri bat beste baten ondoren hartzen ari zarete ordezkapenak murriztea gaixoaldiko osagarriak murriztea

azken lau urtetan ehuneko hogeiko erosteko ahalmena galdu dute langile publikoak eta orain azken dekretu hau

hirugarrenez edo hirugarren arrazoia guretzako dekretu hau

mota honetako neurriak kanpainan eta gobernuan zaudetenetik behin eta berriz marra gorri bezala markatutako oinarrizko zerbitzuetan hor ere murrizketak aplikatzea suposatzen duelako oinarrizko zerbitzuak aurrera ateratzen dituzten langileen lan baldintzak kaskartzea guretzako zalantza barik suposatzen duelako

kaskartzea ere eskola publikoko edota unibertsitateko ordezkapenak ez betetzea

murrizketak aplikatzea delako osakidetzako erizainei edo medikuei ordezkapenak ez betetzea osasun arloan murrizketak aplikatzea delako

zerbitzu publikoetan murriztea delako laugarrenez urteko lanaldia handitzea momentu honetan estrategikoena izan beharko litzatekeen sektorean alegia sektore publikoan

enplegua suntsitzea delako gaur egun behin behinean dauden pertsonei langabeziara kondenatzea delako herri honek azken hamarkadan bizi izan dituen langabezi tasa handienak dituenean

zuek hartzen duzue erabaki bat hain zuzen ere enplegua sortzeko motore izan beharko litzatekeen sektore publikoan enplegua suntsitzeko

zuena bai marka erkoreka jauna baina zelan deitzen diozu zuk honi

daño colateral milaka pertsona langabezira bidaltzea

bosgarrenez autogobernuaren kontrako beste eraso bat

negoziatu edo kontsultatu ote du espainiako gobernuak hogei

zuek defenditzen duzuen autogobernua ez da negoziazio eta

eta hori horrela izanik honetaz herri administrazioko batzordean galdetu genizuenean argi eta garbi esan zenuen voy a cumplir la ley

gai honetan konkretuki zeri ematen diozu lehentasuna erkoreka jauna

bulego batean hamaika pertsona erabakitzen dutenei gobernu kontseilu batean

guzti guztiekin bere garaian adostu zenari zeri ematen diozu lehentasuna

azaldu egidazu mesedez zelan ulertzen duzun autogobernua kasu honetan

egunak kentzea espainiako errege dekretuak ezartzen zuenez

urteko lanaldia luzatu ere zertarako erkoreka jauna zer suposatzen du honek gure administrazioan zergatik orain eta horrela

zer gertatuko litzateke ez bazenuen aplikatzen ezer ere ez

zuek egin dozue nafarroan barcina saiatu dena baina

hainbat langileen borrokarekin lortutako lorpen sozialak ez ditugula

eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok

zer nolako irizpideak erabili ditugun eusko jaurlaritzaren baitan

lortu diren edo eman diren emaitzak eman ahal izateko

irizpidea izan da euskal ekonomiaren egoera larria eta jakina ekonomiaren egoera larri horrek

sortzen duen kaltea euskal ekonomiak atzerakada nabarmena egin du azken hilabeteotan gauza jakina da hau

urtean bostehun enpresak gutxi gorabehera itxi behar izan dira euskadin eta langabezia jakina denez gora egin du larriki

eta hori dela eta asko dira bizirik

uhala estutzen dabiltzan enpresak asko dira

aste honetan bertan jakin izan dugu besteak beste eroski ko kooperatibistak bataz beste ehuneko bostaren jaitsiera izango dutela euren soldatan eta kooperatibista hauek badatoz baita ere euren lan ordutegia ehuneko bosta igotzetik datoz

eta oso esanguratsua da gainera hain zuzen ere kooperatiba bat izatea kooperatiba haietan gauza jakina denez langilea dena aldi berean enpresarioa ere

beste askok jarraitu dute eta jarraitu beharko dute bide berdina seguruenik testuinguru honetan administrazio publikoa ezin daiteke izan inguruan gertatzen denarekin zerikusirik ez daukan uharte isolatu bat

gizartean bete betean txertatuta gizartean oso osoan sustraituta

gizartetik sortu eta gizarteari begiratzen dion erakundea izan behar du gizartearen zerbitzuan dagoen heinean gizarte horrekin sintonia osoan bizi den erakundea onak eta txarrak

eta gizartea koala estutzen duenean logikoa denez administrazioak ere zorrotz

negoziazioren baitan egon ziren maeztu jauna mahia gainean egon ziren

proposamen interesgarriak langile publikoen lan baldintzetan onura

onurak zuk aipatzen ez dituzun arren langileak ezagutu behar dituztenak

esate baterako lan eskaintza publikoa deitzeko posibilitatea bi mila hamairuan posibilitate

administrazio publikoak zuzenean kudeatuko dituen zerbitzu publikoetan lanpostu berriak sortzeko posibilitatea hori ere mahai gainean jarri zen zuk isiltzen dituzu baina hortxe mahai gainean egon ziren

kontuan esate baterako hiru aipatuko ditut segurtasun juridikoa bermatzeko helburua ahalik eta segurtasun juridikorik handiena

noraezean ibili ez daitezen urduri eta

euren lan baldintzen kontra helegitea zeinek aurkeztuko noiz aurkeztuko

auzitegi honek ala besteak zer nolako epaia emango ote duen hauek anulatuz ala besteak ezabatuz hori guztia ez da onargarria ez da serioa

gero langileen baldintzak kili kolo uztea zintzilik uztea helegite posibleen edota kontrako epai sententzia posibleen menpean

lan baldintzetan sartu zituen murrizketak malgutzea hori ere oso gogotan izan dugu eta hortxe daude emaitzak irakurtzea besterik ez dago txandakako kontratuen inguruan esate baterako ala behin behineko gaixotasunean adibide bi jartzearren azkenean gogotsu ekin diogu baita langileen

bere hartan jarraituko dute denak izoztuta ez dute gora egingo baina lanpostuen zerrendatik bat ere ez da kenduko izoztuta geldituko dira baina dirudienez maeztu jauna zuri

ondo irakurri akordioa ondo irakurri dekretua ikusiko duzunez hogeita hamabost urteko erreferentzia hori hortxe dago hortxe jarraitzen du

ez agian zuk nahiko zenukeen moduan baina ez da ezabatzen

hortxe dirau ondo irakurri mesedez eskerrik asko eskerrik asko zuri erkoreka jauna maeztu jauna zurea da hitza

gazteleraz badago atsotitz bat

behin eta berriz gai honetaz ari garenean ateratzen duzu ez dakit non bilduko ez dakit zeinek zer egin duen

hasten baldin bagara konpara dezagun momentu honetan aurtengo urtarrilean gipuzkoako foru aldundiak ordezkaritza duten sindikatu

lab ela ccoo eta bazkuna akordio bat sinatu du

langileen lan baldintzaren inguruan zuk berdina egiteko

momentuz ez orduan konparatzen baldin bagara

egiten duzu gai honetan askotan egiten dena esatea zer nolako testuinguru ekonomiko konplikatuan gauden zelan dagoen sektore

aipatu duzu kasu honetan kooperatiba batek hartutako neurriak eta oso konplikatua denez sektore publikoan ere horrelako neurriak hartu behar direla

aitzindaria izan behar da sektore publikoa eta egoera konkretu honetan

hogeita hamabost orduko gai horretan enplegua suntsitzea suposatzen duelako hor daude datuak

testuinguru ekonomiko konkretu baten eta daukagun langabezia tasak edukita enplegua suntsitzea suposatzen duela administrazio publikoa momentu konkretu honetan

sektore pribatuko langileak azkenik eta bukatzeko

hogeita hamabost orduko gai horretan lehen esan dudan bezalaxe

suntsitzea eta beste alde batetik negoziazio barik eta hemen lortutako lorpen soziohistoriko bat zapuztea suposatzen duelako

gehiengo oso handi batekin onartutako lege bat gizarte eskubideen agiria bere hirugarrena artikuluan enplegua sustatzea arautzen zuen atalean

y la promoción de nuevas contrataciones lege hau indarrean dago eta parlamentu honek onartutako lege bat da

gasteizko legebiltzarrean euzko alderdi jeltzaleen aldeko bozkarekin

beteko duzu lege hau edo alderdi popularreko ministro kontseiluak

eskerrik asko maeztu jauna erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea ikusten da ez duzula gustuko

kontraesan nabarmenak gauza bat esan eta justu kontrakoa egiten duzuela hemen erakusten ematen dudanean baina ez da kapritxoz

zuk aurpegiratu didazu neuri hemen gauza bat esaten dugula eta kontrakoa egiten dugula

aurrean jartzen zaitut bakarrik eta erakustera eman gauzak berdin antzekoak egiten dituzuela ala okerragoak bai bai okerragoak egia da nik

adierazi nuela voy a cumplir la ley zuk esan duzun moduan ez baina gehiago esan nuen gehiago esan nuen nik galdetu nuen

zuk badakizu mesedez etorri hona eta esan denok ezagutu ditzagun esan hemengo alkateak besteko alkateak ahaldun nagusiak esan du argi eta garbi berak intsumisoa izango dela

ez dut ezagutzen denak agertzen dira benetan

legearen aplikatzaile zintzo zintzoak izango balira bezala gipuzkoan baita ere nik ez dut ikusten horrela ahots indartsurik

maeztu jauna bai gauza bat da adierazpen orokorrak hemen egitea baina gero honekin koherentea izan behar da eta ezin daiteke hona etorri gobernuari aurpegiratzen norberak berak gobernatzen dituen erakundeetan egiten duen gauza bera ez